egun on guztioi isiltasuna mesedez eseri bakoitza zuen eserlekuetan

osoko bilkurari ekingo diogu bi minutuko isilunearekin

gai zerrendako puntu bakarra eusko jaurlaritzako lehendakaria hautatzea

lehen idazkariak legebiltzarrean ordezkaritza duten talde politikoek

lehendakari gaien izenak irakurriko ditu eh bildu taldeko bozeramailearen aldetik maddalen iriarte okiñena andrearen hautagaitza
euzko abertzaleak taldeko bozeramailearen aldetik iñigo urkullu renteria jaunaren hautagaitza

hautagaiek hitz egingo dute sostenguen kopuruaren arabera txikienetik hasi

iriarte okiñena lehendakarigaiak dauka hitza bere gobernu programaren ildo nagusiak azaltzeko gehienez laurogeita hamar

mahaiko kideak jardunean dagoen gobernuko

legebiltzarkide gizon emakumeak gaur hona gonbidatu gisara etorri zareten guztiok ikus entzuleok egun on andrea naiz emakumea legebiltzar honetako gehiengoa bezala humanitatearen baino gehiago bezala baina hori ez da garrantzitsuena feminista naiz feministak gara hori da garrantzitsuena

bizi proiektu baten berme bizitzaren iraunkortasunaren politika publikoen erdigunean kokatuta egonik beste eredu bat antolatzeko gobernua beste gobernatzeko kultura bat ez dagoelako kohesio sozialik justiziarik ez dagoelako demokraziarik

oinarritzen ez dugun gobernantza berri bat erdiesteko gauza ez bagara ez dagoelako demokraziarik pertsonen erdiak diskriminatzen dituen herri batean garapen bake eta segurtasunaren oinarri izan behar du berdintasunak nazio batuen erakundeak

eta gure gobernua ezkerreko gobernua izango da askatasunaren eta berdintasunaren gobernua herritar guztiekin bat bera ere atzean utzi gabe aurrera egingo duen gobernua elkartasuna izango du ardatz

batez ere ahulenekiko eta belaunaldi arteko elkartasuna da azpimarratuko duguna esperantzaren eta ausardiaren gobernua izango da hogeita bat mendeko gobernua eta ez beldurrarena edo etsipenarena

baina ez dugu etsiko bake eta elkarbizitza landuko duen gobernua izango da

egungo aroari amaiera ematen laguntzen jarraituko duen gobernua

aldarrikatuko duena biolentzia pairatu duten guztientzat guzti guztientzat herri honen burujabetzaren aldeko gobernua izango da gainera

independentziaren bidea berehala egikaritzen hasteko indar bakarra eta ahalegin guztiak egingo ditugu herri hau independentziaren bidean jartzeko independentzia nahi eta behar dugu herri justu

hobeto bizitzeko libre izan beharra daukagulako gobernu euskalduna izango da

euskara delako guztiok batzen gaituena euskaldunen hizkuntza eskubideak bermatuko dituen gobernua izango da eta oraindik ere euskarara hurbildu ez diren herritarrei benetako aukerak emango dizkiena gure hizkuntzak unibertso berriak zabalduko dizkielako eta

zoragarriak izango direla konturatuko direlako herritar jantziak herritar kultuak izan behar dugu euskal herritarrok herritar sano eta osasuntsuak ingurune sano eta osasuntsu batean bizi garenok justizia eta elkartasuna oinarri izanik zoriontsu bizitzeko eskubidea dugulako zoriontsu

nuestra oferta sigue en pie gure eskuak luzatuta jarraitzen du uste dugulako posible dela eta etorkizunak erakutsiko duela irtenbide bakarra herritarren gehiengo oso zabal batek hiru ideia edo ardatz nagusi horien inguruan adostasunak lortzea nahi duelako txikira bakarrik jokatuta tanto batzuk irabazteko aukera izango dugulako baina handira

txapelketa irabazi nahi baldin badugu ohore handia da eta erantzukizun handia euskal herria bilduko gizon emakumeek nire esku

beraien izenean eusko jaurlaritzaren lehendakari gai izatea eta ez nuke une honetan aukera galdu nahi arnaldo otegi aipatzeko espainiako gobernuak inongo lotsarik gabe aurrez idatzitako gidoia betez espainiako justiziak ez ziolako utzi

ere gaur gure artean dago egun garrantzitsu honetan bera injustizia baten biktima eta aurrera egin aurretik gogora ekarri nahi nituzke edozein kasutan injustiziaren biktima izan diren euskal herritar guzti guztiak

eta ez ditugu ahaztuko guztiak salbuespenik gabe bat bakarra ahaztu gabe gaur ere gaurko saioa era berezi batean hasi dugu hemen

biolentzia matxistak egunero erasotzen dituen emakumeak krisi ekonomiko honek baztertu eta bizitza baldintza ez duinetan murgildu dituen pertsonak

eta euren helburua lortzen badute ere bizi baldintza lotsagarrietan daudenak euren inguruan gezurrezko diskurtsoak eraikitzen ditugularik gogoan izan behar genuke

gaizki pasatzen ari diren pertsonei zuzenduak dira munduko edozein bazterretan edo euskal herrian bertan

zapalduei baztertuei presoei inongoak ez direla sentitu dezaketen

gobernu feminista bat beraz esan dizuet gobernu bat aldaketa sozial eta ekonomikorako gure herriaren gehiengo sozialaren eskubideak babestea eta bermatzea ahalbideratuko duena eta horretarako tresna

botere publikoak bizi proiektu hori jendarte aurreratu kultu kriteriodun eta justuago bat eraikitzeko gauzatu behar diren politika integralak bultzatu behar ditu emakume eta gizon guztien mesederako izango da gobernua parekidetasun errealean oinarrituko dena horregatik konpartitua izan behar du benetan konpartitua egia da une honetan emakumeak gaudela jomugan baina ez bakarrik

desberdintasun egoerak sortzen dituzten dinamika guztiak eta horiei erreparatu behar diegu zapalkuntza faktore guztiei andreak

eta horrek lanez gainezka gauzka enplegu duinetan gabeziak ditugularik eta bertan behera geratzen da prestakuntzan eta jakiturian egindako bidea

horregatik zaintza politika politika publikoen erdigunean kokatu behar dugu pertsonetan oinarritutako sistema ekonomiko bat antolatzeko helburuarekin

ezbaian dago oraindik ere eta pertsonala politikoa dela barneratu behar dugu horrela bakarrik iritsiko garelako

komunikabideetan emakumeak objektu bezala identifikatzen diren iruditegiak apurtuz hezkuntzan urrats gehiago eginez sexuen arteko eskubide eta aukera berdintasunari dagokionez apurtuz eta egunerokoan topatzen ditugun kultura adierazpenetan tradizioaren izenean emakumeon eskubideak etengabe urratzea

bigarren mailako herritar egiten gaitu horrek eta gu ez gara bigarren mailako herritarrak honen ondorio da egunero pairatzen dugun muturreko

baina egunero gertatzen denak sostengatzen duena neurriak badakigu denok eta uste dut horretan denok ados gaudela premiazkoak dira

baina andreak emakumeak emakundek egindako

datuak oro har benetan beldurtzekoak dira europar batasunak bi mila hamalauan egindako azterketa izugarri baten arabera hiru emakumeetatik bat

europa honetan lanean etxean adin guztietan maila sozial orotan eta ehuneko laurogeita hamazazpian gizonezkoak egina da oso sarri errepikatu izan den bezala gu gara emakume horiek

gure lagunak dira gure andreak dira gure maitaleak dira emakume horiek lehen munduko emeak kapitalistenak

andre indigenak zuri gorri horiak beltzetan beltzenak konplize ditut denak maite ditut denak

berri duen idazlearen hitzak dira horiek izan gaitezen guztiok konplize egoera lazgarri hau errotik aldatzeko amaitu da beldurra ahaldundu gara emakumeak

orain aldaketa erdietsi behar dugu eta horregatik guztiagatik indarkeria matxistaren aurkako lege integrala egiteko premia ikusten dugu eta hori egitea proposatzen dugu premiazkoenari erantzun azkarra emateko

eta politika feminista izaera estrategikoz lehendakaritzan kokatuko dugu honek bere baitan jasotzen duen guztiarekin hezkuntza osasuna komunikabideak kultura ikuspegi ekonomikoarekin elkarlana sustatu behar dugu emakunde erakunde feministak administrazioa eta gizarte eragile eta sindikatuen artean beharrezkoak diren neurri zuzentzaileak indarrean jartzeko eta legebiltzar honek berak hartutako neurriak martxan jartzeko

también son nuestros problemas izan ere jaun andreok iruditzen zait egoera ez dela erreza ez da euskal herrian eta ezta munduan ere globalizazioa

humanitatearen erremedio gisa saldu nahi izan diguna bere helburuak lortu baino lehen krisian sartu da kapitalismoak kudeatzeko modu berri bat nahi izan zuen

ez bakarrik sistemaren periferiatan ordura arte ere erabat esplotatuta zeuden afrika asia edo hegoamerikan globalizazioak etxe etxekoak kaltetu ditu

langileak klase ertain zirela sinestarazi zieten haiek mundu osoan eta hemen euskal herrian ere bai bizi baldintzak goitik behera okertuz

aberatsagoak askoz ere aberatsagoak eginez eta pobreak pobreago eta gaur egungo gazteak nahiz eta inoizko generaziorik prestatuena izan

etxebizitza bat lortzea umeak izatea erabakitzen baldin badute berrogei urteren buelta ere iritsi daitezke sartzen direnerako etorkizun beltza dute

pentsio hori erabat murritza izango dela ere ikuskatu dezakete eta oro har horrek guztiak esperantza lapurtu die oro har guztiak esperantza lapurtu digu zoriontsu izateko eskubidea eta jendea haserre dago

ikusiz gainera elite ekonomiko finantzarioek ez dutela horrelakorik jasaten ezberdintasuna gero eta handiagoak direla eta haserre hori egozten ari da eta gainezka egiten hasi da

ulertu eta irtenbidea saiatzea baina nonahi ikusi daiteke egoera puzten eta pizten hasi dela

banku eta elektrikoen europa europa egia esan guk ere gustuko dugu

zantzuak ikusten datorren urtean frantzian izango diren hauteskundeetan marine le pen eliseoan egon daiteke edo fillon

karakola eta barea haserrea puzten ari da eta emaitzak ikusten ari garenak dira la prioridad absoluta para euskal herria bildu es que las ciudadanas

bidea egiten hasteko ordea derrigorrezkoa da maldan behera ez jarraitzea buelta hartu behar dugu

neurri irauli egin behar da murrizketarik gabeko herria aldarrikatzen dugu horregatik enplegu duin eta seguruaren eskubidea bermatu nahi dugu berrogeita hamabi mila pertsona hil dira euskal herrian aurten

ongizate soziala bermatuko duen gizarte bat bermatu nahi dugu herritar guztiei bizimodu duina eskainiz eta apurka sortzen ari den abiadura ezberdineko gizartea ekidinez eta enplegua izango da euskal herria bilduren lehentasuna eta obsesioetako bat

duintasuna bera ukatzen zaio eta hori ezin da onartu onartu ezin den bezala

eta lanean ari diren milaka pertsona pobreziaren mailaren azpitik bizitzea zentzu honetan

erreformaren legeak planteatzen duen eszenatokia alboratzea ezinbestekotzat jotzen dugu aurre egin behar diogu guk egin behar ditugu gure lege propioak

eta arlo publikoan lanean ari diren pertsonak europako mailan jartzeaz gain

lau urteetan era horretan langabezia tasa ehuneko zazpiaren ingurura ekarriz urterako horretarako plan industrial oso eta integrala martxan jarri beharko da ikerketan oinarritua eta laguntzen politika goitik behera aldatu egin beharko da

baita azpikontratatuta lanean ari diren enpresena ere

bermatzeko langileei eta astean hogeita hamabost orduko lanaldia eginez zerbait irabaziko genuke

pribatuan eragitea zailagoa izango da baina administrazioak baditu bere eskura hainbat palanka emaitzak eman ditzaketenak eta horietan ez da txikiena kontratazio publikoarena

enplegua sustatzeko planetan eta bultzatu daitekeelako besteak beste baita euskararen erabilpena

pentsiodunek bide hori eskuratuz eta hortik gora ere bai horregatik pentsio duinak bermatzeko akordio bat jarri nahi dugu mahai gainean hori gauzatu ahal izateko euskal pentsio sistema propio bat sortzeko urratsak emango ditugu gainera beste alde batetik eta gizarte segurantza propioak sortu arte arlo honetako konpetentzia guztiak gureganatzeko saiakera egingo dugu lanean

horiek guztiak ere gure esku egon arte desberdintasuna gero eta nabarmenagoak dira hemen euskal herrian ere bai ekonomia berpizten ari da baina ez da denentzat berdin berpizten ari esan dudan moduan badago jendea lanean modu duinean bizi daitekeena baina badago lana izan arren miserian bizi den jendea badago

badago berogailua piztu ezin duen jenderik ere hori da gure herriko errealitatea eta horren aurrean bi gauza egin genitzake ez ikusiarena egin edo egoera konpontzen saiatu

lanbide enplegua sustatzeko ezinbesteko tresna publikoa izan behar da baina hasiera hasieratik noraezean eta ezintasunean ibili da eta ez da eraginkorra izan eta parlamentu honetan ere hori onartu duzue orain baino lehenago diru sarrerak bermatzeko errenta kudeatzen eman du lanik handiena eta lehentasun behar lituzkeen orientazio eta lan bitartekaritza ez dira taxuz egin nahi eta behar dugun enplegu sistema eredua ez dago definituta bada beraz lana hori hobetzen eta ezinbestekoa da hori lehenbailehen egitea y esa renta

no olvidarse de estas personas honek guztiak aldaketa sakonak behar ditu aldaketak administrazioan aldaketak aurrekontuetan baina batez ere aldaketa kulturalak behar ditu

emergentzia sozialeko egoera atzean utzi eta gizarte babes eredu berri baterako trantsizioa egitea elkarrizketan eta elkartasunean

ahaztuko ez duena elkartasuna horixe baita ezkerraren balioa guri politika publikoetan ez zaigu karitatea gustatzen elkartasuna beste zerbait da bakoitzak ahal duena ematen dio herriari

dela dirutan edo bere talentuan edo jakintzan edo kulturan

jakinik egun batean berak ere beharren bat balu herriaren babesa eta ordaina jasoko dituela auzolana gure aspaldiko instituzioa da

auzolana eta elkartasuna gure egiteko modu nagusia izango da bereziki diskriminatuta bizi direnekiko elkartasuna emakumeekiko gazteekiko edadeko jendearekiko

jendearen beharrak entzun gabe edo behar horiei erantzun gor eginez ez dago gobernatzerik eta arlo honetan arlo sozialean behar beharrezkoa da elkarrizketa eta negoziazio zintzoei heltzea denon mesederako

derrigorrezkoa da sindikatuek eta enpresariek elkarrekin hitz egitea

administrazioak ere guztiekin hitz egitea eta akordioak bilatzea ordezkaritza txikiena dutenak ahaztu gabe baina arreta berezia ipiniz gehiengoa ordezkatzen dutenekin zentzu horretan erabat ulergaitza egiten zaio euskal herria bilduri eta saiatuko da egoera hori iraultzen eusko jaurlaritzaren babesarekin confebask eta ugt eta comisionesek lortutako akordioa balio mugatuko akordioak bultzatuz lan hitzarmenik ez dagoenean

eta langileon aspaldiko borrokak bertan behera botatzen dituena

administrazioak txalotutako jarrera bat ezin da hori izan eta berehala ekin behar zaio elkarrizketa sozial serio bati kortoplazismoak alde batera utziz langileak izango baitira enpresariekin batera herri honen

tekniko eta kulturala ekarriko dutenak hain zuzen ikerketa izango da herri honen etorkizunaren berme nagusia ikerketak jarriko baitu

ikerketak lortuko du herritarrok osasuntsu bizitzea ikerketaren bidez lortuko dugu

merezi duten euskal herria uztea aldaketa kultural handia da hori asumitzea baina derrigorrezkoa da munduko herri aurreratuenek ongi asko ulertu dutehori

etengabe behera egin du ikerketa garapen eta berrikuntzan egindako inbertsioak bi mila hamabian ehuneko bi koma sei hamairuan ehuneko bi hamalauan bat koma laurogeita hamabi eta hamabostean ostiraleko datua da

eta bitartean europar batasunean gauzak aldatu eta gorantz egin dutela aipatu behar dugu hazi egin da han eta

horregatik lau urte barru gutxienez ehuneko hiruan egon beharko du horretara bideratzen den dirua hori bideratzeko akordio bat proposatzen dugu gaur guk hemen eh bilduk beharrezkotzat jotzen duen

oinarri hori izango du beraz ikerketa oinarri horixe ikerketa gero eta produkzio hobea gero eta produktu hobeak gero eta zerbitzu hobeak eta

ezingo ditugu atzean utzi bestalde euskal herria munduko mapan ipini duten kooperatibak ere eta horrekin batera euskal herrian hainbeste fruitu eman duen lan egiteko modu hori horregatik kooperatiben legea prestatzea ezinbestekotzat eta ezin ditugu ahaztu hainbeste fruitu eman duen lan egiteko kulturak

eta antolatzeko eredua ezin dugu bazterrean utzi eta horretako asko izan da euskal herrian hitz batean euskal ekonomiak bere sektore industrialean izan behar du oinarri

eta sektore industrialaren inguruan zerbitzu eta antolatzeko modu ezberdin eta berriak sortu behar ditu denean arlo guztietan egin daitezke gauzak hobeto egin daitezke gauzak balio handiagoa izango dutenak baita urtetan ahaztuta egon diren lehen sektorean ere abeltzaintzan nekazaritzan gure baserritarrak arrantzaleak ezin dituzte orain arteko

baina beste batzuk desagertzeko arriskuan ere badaude eta nekazaritza abeltzaintza horiek ere industriak dira kultura industriaren moduan horiek badira gure helburuak

lurraldea bera behar dugu guretzat eta gure atzetik datozenentzat

lurra ura eta haizea beharbada donald trump eta neoliberalismoa ordezkatzen dutenak kenduta munduan

gertatzen ari den aldaketa klimatikoa eta pertsonak garela neurri

aldaketa horren erantzule hobeto esanda gure eredu sozioekonomikoa dela eredu horren erantzule planeta berotzen ari da eta aldaketa sakonak ekarriko ditu ekonomiaren gainean ekarriko ditu aldaketa sakonak osasunaren gainean ekarriko ditu eta gure bizimoduaren gainean ekarriko ditu

eta guk gauza batekin edo bestea egin ez duela aparteko garrantzirik izango zenbat isurtzen du euskal herriak amerikako estatu batuak

ezin du aitzakia izan euskal herrian arlo honetan ere munduko lider izan behar dugu eta horrek derrigorrez dakar gure marko energetikoa goitik behera aldatzeko pausu sendoak ematen hastea

ekitea ezinezkoa da energia garbi eta berriztagarrien kontra zuzenean egiten duen marko batekin jarraitzea eta marko horretan gaude behin eta berriro ere

krisi klimatikoa krisi sistemikoa da globalizazioak huts egin duela esan dut lehen miseria zabalduz eta aberats eta pobreen

horren ondorioa da herritarrei kasu honetan euskal herritarrei

baliabideak benetako demokrazia energetikoa erabakitzeko bideak hasi

hein handi batean eta nahiko lukete gero eta gehiago egotea

baina ondo bidean lortuko da horiek ere bertan behera uztea gaur egun ikerketari esker ikerketa teknologikoari esker gure herriak ez dauka multinazionalen esku eta aukera handia izan daiteke arlo honetan ere euskal herria punta puntako herria izateko edozein kasutan aldaketa klimatikoaren lege bat proposatzen dugu

erregai fosilak atzean uzten hasi beharra daukagulako energia berriztagarrien mesedetan eta energia horiek merkeagoak izan daitezen beharrezkoa ikusten dugu bidez erakunde publiko bat sortzea beharrezkoa ikusten dugun moduan eve energiaren erakundea energia berriztagarrien erakunde bihurtzea

herritarrek energia ekoitzi eta ekoizten dutena kontsumitzeko eskubidea behar dute ezin da jasan adibidez haize errotak geldirik ikustea ikusten ari garen bezala zentral termikoa gure airea

ikatza errez edo ziklo konbinatuko zentralak berez garestia den gasa erretzen ari direnak

aipatzearren galdetuko diogu geure buruari zergatik pasaiako

gizon emakumeena baino galdetu ezazue neumologia zerbitzuetan

zulatzen parlamentu honek onartuta dauka fracking aren kontrako legea nahiz eta espainiari ez gustatu baina hasi beharko dugu hori bai egiteko moduak berraztertzen

hamar urte daramatzate lanak hasita eta ez dago datarik noiz amaituko

hendaiaraino hogei urte baino lehenago ez delako tren hori iritsiko auskalo orduan trenik beharko den edo garraiatzeko beste modu batzuk erabiliko ditugun uste dut berehala ezarri behar dugula moratoria bat eta denbora hartu behar dugula benetan aztertzeko

apriorismorik gabe askotan iruditzen zaidalako egoskorkeria dosi batzuk badirela proiektu hauek martxan jartzen ditugunean porlana

esana du urrunegi joan gara eta aurrera jarraitzen badugu oso gutxi baldin bada ere zulora jausiko gara amildegiaren gainetik salto egiteko garaia da eta horixe da gure proposamena

salto egitea eredu berri batera trantsizioa eginez

apurka baina etengabe behin eta berriro aipatu dut

euskal herriak eta euskal herritarrok merezi dugun bizimodua izan dezagun tresna apropos gisa ikusten baitut ikerketaren azpian ordea hezkuntza dago

gabe ez dugu lortuko ezer lideratzea euskal herrian gazteen ehuneko berrogeita hamazazpik baino gehiagok dute goi mailako formakuntza unibertsitateko titulazioa edo goi mailako lanbide heziketa araba bizkaia eta gipuzkoan datu hori

europa osoan inoiz izan dugun gazteriarik prestatuena dugu

hori baina ez daukate benetako aukerarik euren bizimodu proiektua aurrera ateratzeko euskal herriko langabezia tasak gazten artean europako bataz bestekotik oso

inguruan lan egin nahi dute eta ezin dute alemanian baina ia

generazio oso bat galtzeko arriskuan gaude eta neurriak orain hartzen ez badira alferrik izango da hezkuntza herritar ororen eskubide indibidual zein kolektiboa dela ondoren aldarrikatzea horixe da horixe da hezkuntza jaiotzatik bizitza osoko prozesu integral eta oso bezala

horregatik herritarron garapen integrala eta euskal herriaren garapen kolektiboa etorkizunari begira elkarrekin jorratu beharko ditugu eta horrek eskatzen du gure

eta eraberritzea ikasleen premietatik hasita irakasleekin eta euskal jendarte osoaren mesedetan baina hau ez da posible gure ustez

politikekin izan ere alde batetik ez dio aurre egiten madriletik etengabe pairatzen ditugun erasoei

ez da aukera berdintasunean oinarri izango duen eta behar dugun hezkuntza sistemari ere beraz horregatik guztiagatik legealdi honetan ezinbestean hezkuntza

eta horrek eskatzen digu guztioi estatu bisioa eta erantzukizunez jokatzea eta epe luzera begiratuko duen eta egunerokoan eraginkortasunez erantzunak emango dituen oinarrizko akordio tinko eta zabala eskuratzea letra larriz idatzitako oinarrizko hezkuntza norberak bere zilborrari begiratzeari utzi eta herri gisako akordioa erdiesteko inplikazioa esfortzua eta malgutasunez jokatzea eskatuko digu baina batez ere erantzukizunez jokatzea nelson mandelak esan zuen bezala

gizarte baten eraldaketarako tresna ahaltsuena euskal herria bildu

utziko eta unibertsitate mailan ere beharrezkoa izango da daukagun legea berrikustea unibertsitate publikoari finkotasun finantzario hobea eskainiz unibertsitateen arteko elkarlana bultzatuz eta berriro ere ikerketa bultzatuz oinarrizko ikerketa ikerketa basikoa eta baita aplikatua ere oinarrizko ikerketarik gabe ez dago ikerketa aplikaturik oinarrizko ikerketarik gabe ez dago aurrerapenik

modurik batzuetan antzua emango du sarritan historian antzua eman izan du eta basura poltsatan aurkitu izan dituzte ondoren penizilina zirela

baino ez dago ikerketa antzurik berehalako fruiturik ematen ez duen adarra goiz edo berandu

euskal herriaren zati honetan hezkuntzak ez du lortu gazteak erabat euskalduntzea eta euskararen legea onartu zenetik hainbeste urte pasa diren honetan

ehunak euskaldunak ez izateko eta ez da lortu euskaldunek administrazioarekin dituzten harremanetan gaztelera ez erabili behar izatea

zerbitzu pribatuetan dituzten harremanetan beraz ahalik eta adostasun zabalena lortuz bai baina erabateko adostasuna agian ezinezkoa izango dela jakinik pausu sendoak eman behar ditugu euskeraren lege berri baten atzetik helburu nagusiak diskriminazioa amaitzea ahalik eta euskaldun gehiena eta euskalduntzea zabalduena izatea eta eskaintzea oraindik ere euskararen mundura iritsi ez denari aukera zoragarri hori euskaraz ikasteko aukera zoragarri hori mundu berri ederrak

aukera horri euskalduntze horretan tresna izan behar zukeena tresna garrantzitsua euskal irrati telebistaz ari naiz herren gelditu da

eta ulertuko duzue eta benetan zin dagizuet ulertu iezaidazue zer nolako mina sortzen didan hau esateak

gaiari serio heltzeko eta zein komunikabide publiko nahi dugun debatitzeko ganoraz debatitzeko fundamentuz debatitzeko datu guztiak

iruditzen zait ereduak egin duela huts beste behin ere beste batez ere espainiako irrati telebistari kopiatutako eredua izan delako hein batean

hasiera hasieran izan ezik agian badaude munduan beste eredu batzuk badaude komunikabideak ordaintzeko beste era batzuk eta badaude noski beste egiteko modu batzuk ere euskarak izan behar du lehentasuna

informazioaren kalitateak izan behar du lehentasuna eta guk hemen alderdiok ikasi beharko dugu informazioaren kalitatea ez dela neurtzen kronometroa eskutan hartuta alderdi bakoitzan pantailan zenbat minutuz atera den jakiteko horretan ere iruditzen zait badugula desespainolizatzeko beharra horregatik eta hau guztia kontutan hartuta ez eitbri buruz soilik baina baita eitbri buruz ere

hausnarketa sakona egin behar dugulakoan nago eta gaude euskal herria bildu gizarte

gaixotasun kronikoak dira gaur egun osasun sistemaren ardura nagusia eta sarri edadeari lotuta agertzen diren gaitzak izan arren posible da ongi dakizuen bezala ume umeetatik aurrera hartzea

horregatik osasun arloan gizentasunaren kontrako plan integral bat jarri nahi dugu martxan osasun eta hezkuntza sailak horretaz arduratuz helburua hogei urte barru barkatu hamar urte barru hogei urtetik beherakoen artean gizentasun tasak erdira jaistea izango delarik gaur egungo

zentzu honetan elikadura osasuntsu baterako herritar guztien eskubide subjektiboa bermatzea izango da gure helburuetako bat eta horrek harreman zuzena du

elikadura egokia ariketa fisiko gehiago eta jende osasuntsuagoa eta horretarako derrigorrezkoa da lehen mailako osasun arreta bereziki zaintzea

eta oro har sendo indartu beharko da lehen mailako arreta osasun sistemaren atea direla esan ohi da beti eta hala da

elkartasuna ardatz izan nahi duen gizarte batean osasun sistemak horren erakusle zuzena izan behar du eta beraz bermatu behar ditu unibertsaltasuna eta berdintasuna eta noski ezin da erori pribatizazioaren tentazioan osasuna negozio gisa hartu

mugitzen dituzten interes eta diruak izugarriak dira eta hori badakigu baina oso kontuz ibili behar dugu horrekin subkontratazioa kontzertazioa hori ere oso kontuz erabili beharreko kontzeptuak dira beti baino are gehiago osasun arloan herritarren ongizatea eta

auzitan prestazio zerrenda kartera zerbitzua

besteak beste aho osasuna bertan sartu daitekeen ikusteko

berraztertu beharko da eta profesionalen iritzietatik abiatuta ebidentzia zientifikoa oinarri hartuz noski eskaintzen diren neurri terapeutikoak bere horretan mantendu egin behar diren hitzaldi honetan zehar aipatutako asmo eta neurri guztiak egingarriak dira neurri guztiak zehatz aztertuta daude ez maila politikoan bakarrik maila teknikoan ere eta denek daukate bideragarritasun ekonomiko frogatua hori bai borondatea behar da eta dirua behar da baina dirua badago ez ordea behar bezala banatuta lehen esan dudan moduan lehentasunak ez dira gure herriak behar dituenak baina bai

ordaintzea denok zergak ordaintzea gehien ahal duenak gehiago eta gutxiago ahal duenak gutxiago baino denok ez batzuk bai eta beste batzuk ez gure profesio fiskala europako bataz bestekoarengatik urrun dago herrialde aurreratuenetatik oso urrun

zergen politika progresiborako akordioak proposatzen dugu danimarkan sortzen den aberastasunaren erdia estatuak batzen du bataz beste gurean hirutik bat

erreforma eta aldaketa sakonak egin behar direla benetan dirua daukatenek ordain dezaten askotan ez dute ezer ordaintzen eta

y el resto de impuestos concertados niri egian esan oso zaila egiten zait ulertzea nola litekeen nomina kobratzen duten langileak aitortzea bere diru sarrerak enpresaburu eta profesionalek baino askoz handiagoak direla

herri honetako sindikatuak hori salatzen eta uste dut administrazioak ezikusiarena egiten duela arlo honetan beste guztietan bezala irudimena erabili beharko dugu

eta irudimena erabiliz zergatik ez kobratu esate baterako enpresa elektrikoei

negu gogorrean argia mozten dieten enpresa horiei euren presidenteak egunero irabazten dituen horiei euren kable sortzen duten ba kutsadura elektromagnetikoak

parlamentu honek hala ere eskumen gutxi oso gutxi du arlo fiskalean batzar nagusietan daude eskumen horiek batzar nagusietan eta esango nuke batez ere espainiako gorteetan eta batzar nagusietara bideratu beharko dugu eztabaida baina ildo honetan esan dezagun euskal herria bilduk herri sendo bat nahi duela herri kohesionatu bat

lurralde batuketa bat gisara pentsatua beharbada legealdi honetan bertan ekin beharko zaio lurralde historikoen legea aztertzeari eta ordurako kontuan hartu daitekeen ildoa da herri gisa pentsatutako herria nahi dugu

eroriko ez dena eta eskualdeak oso kontutan hartuko dituena eta finantza kontuetan ere eskumen gutxi eta gainera madrilgo kontrol handia defizita zenbatekoa izan behar duen europak esaten omen du baina hori ez da egia gure kasuan ez da egia guri espainiak esaten digu eta zorpetze politika ere ez digute frankfurtetik edo bruselatik kontrolatzen madrilek baizik

eta herri batek aurrera egin dezan derrigorrezkoa da hori

euskal finantzen erakundeari ez bait da bidezkoa ecofinen de guindos espainiako ministro egotea gure izenean

jaun andreok elkarbizitzari dagokionez historiak erakutsi digu hemen eta munduan gaizki itxitako zauriak gaiztatu egiten direla eta berriro ireki

hauteskunde hauetan botoa eman duten milaka lagunek hamairu urte besterik ez zituzten orduan eta bost urte hauetan gauza asko aldatu dira euskal herrian

gauza asko aldatu dira baina bat ez espainiako gobernuaren jarrera eta beste

horiek ez dira aldatu aldatu ez diren bezala euskal herritarren arteko elkarbizitza oztopatzeko egiten ari diren ahaleginak euskal herria bilduk ez dio batere beldurrik debate horri euskal herria bilduk sortu zen unetik

bakarrik direla onargarriak eta behin eta berriz kontrakoa leporatu zaion arren euskal herria bildun aurkituko dituzue eta euskal herritarren gehiengoak ongi daki hori

eta batzuk gainera ordaina handiak pagatuz honetan beste guztietan bezala

eta aurrera egiteko lehen esan bezala zauriak behar den bezala moduan ixteko derrigorrezkoa da lehenik eta behin biktima guztiei zor zaien errekonozimendua aitortzea

bide handi bat egina dago zentzu horretan baina ez osoa eta ez da alferrikakoa izango beraz

jorratuta edukitzea biktimei ordea gauza guztien gainetik errespetua zor zaie gizalegezko errespetua jasan duten min eta sufrimenduaren begirunea

pairatu dutena ez da banalizatu behar izan duten mina ez da gauza bera pintada bat egitea edo trifulka bat

zauriak itxi ahal izateko ekin egin beharko zaio ekin beharko zaio gauza askori eta lehenik eta behin

hau ere ahal den adostasun zabalenarekin baina berriro diot espainiako gobernua da gai honetan ere bost urtez mugitu ez den bakarra

eta abiapuntu garrantzitsua iruditzen zaigu horretarako foro sozialak egindako parlamentua eta zauriak ixteko gainera nahitanahiezkoa izango da euskal herriaren

espainiara itzultzeko plan bat jarri behar da martxan lehenagotik ere esana dauka parlamentu honek batetik dagoeneko indarrean dauden legeak betetzeko eta dituzten

zaintzeko hainbeste agente behar ez direlako baina bestetik egoera herri honetan aldatu

eta zauriak itxiko ditugu preso dauden gizon emakumeen egoera konpondu egin beharko da eta kontu honetan ere mugitu ez den bakarra espainiako gobernua da

eta inork ez lituzke milaka kilometro egin beharko etxekoren bat bisitatzera joaten denean dispertsioa ez dago espainiako zigor kodean

eta euren delitu bakarra etxekoak maitatzea da

espainiako gobernuak dauka kartzelen giltza bera da munduan bakarra erakunde armatu bat desarmatzeko borondateari erantzunik eman ez diona gaur bertan kolonbian berriro ere bigarren aldiz sinatuko dute bake akordioa egoskorra da baina asmatu beharko da nola lortu giltzari eragitea ez da erraza baina bide batzuk jorratzen hasita daude

neurri berriak hartuko ditugu zentzu honetan protagonismoa parlamentu honek

hartzea proposatzen dugu eta parlamentu honek eta gobernu honek babes osoa eman nahi die nazioarteko harreman taldeei euren lana normal egin dezaten espainiako auzitegi nazionaletik pasa gabe

presoen egoeraz erbestean dauden gizon emakumez justizia trantsizionalaz biktimen errekonozimenduaz

memoriaz azken mendean izandako biolentziak euskal herrian utzi dituen

ikertu eta argitu ez diren gertakari asko eta guk biktima guztientzat egia justizia eta erreparazioa eskatzen dugunean guztientzat egia justizia eta erreparazioa eskatzen ditugu badakigu halaber orain artekoak

errelato ezberdinen errespetuari oinarritu beharko dugu etorkizuneko elkarbizitza irabazle eta galtzaileen logika inposatu nahi digute baina logika horrek historiak erakusten digu egunero

joan den asteko soziometroan oso argi hitz egin digute argi esan digute zer nahi duten eta zer nahi ez duten eta ez dute logika hori nahi euskal herria la ciudadanía vasca se merece dejar atrás el siglo veinte

hori merezi dute hemen bizi diren gizon emakumeek ez gutxiago euskal herriak estatu burujabe eta independente izan behar du hori da euskal herria bilduren helburua eta horregatik

tamales geu gara euskaleria independientean dembidean uneonetan bide

eta oraindik es gara naikoak baina izango gara

bizi nahi helduak gara euskal legebiltzar honetako gehiengo zabala da aitortzen duena

erabakitzeko eskubidea duela etorkizuna erabakitzeko eskubidea gehiengo zabala tradizio politiko oso ezberdinetatik datorrena gainera liberalismo

iturrietatik edaten dutenak demokrazia kristaua sozialdemokrazia marxistak

gehiengo handi batek aitortzen du euskal herriaren naziotasuna eta erabakitzeko eskubidea parlamentu honetan hirurogeita hamabost parlamentaritik gutxienez berrogeita hamazazpi eta gainera parlamentuko lehen bigarren eta hirugarren indarrak dira boto emaileen hiru laurden ordezkatzen dutena

se extiendan derechos de veto a favor de nadie ez dago aitzakiarik erabakitzeko eskubidea hemen eta orain landu behar den gaia da

gurea ez da eternitatea herri honek lau urterako aukeratu gaitu eta ez sei urterako edo zortzi urterako

egin dugu edo urrats handiak ematen ari gara egiteko horretarako nire taldeak proposatuko du berehala martxan jartzea autogobernu batzorde bat parlamentuan asko jota

eta gipuzkoakoa bakarrik den neurrian euskal autonomia erkidegoa prest dagoela modu demokratikoan

etorkizunean ere eta bigarren bat nola gauzatu landuko duena

niri ez zaizkit asko asko gustatzen ez zaizkit oso argiak iruditzen eta guregatik balitz

badakigu gainerako taldeekin adostasunak lortu beharko ditugula eta bide horretan

hemen adosten dugunak madrilgo bidaia hori berriro ere egiteko baina ez gaude prest eta hori esan genuen kanpainan madrilen ezezkoa jasotakoan besoak gurutzatuta gelditzeko eta horregatik uste dugu

ezin dugu besoak gurutzatu gelditu eta ezin dugu guk erabakitakoak

batera gordetzeko aukera eman

se mantiene inalterable en españa arazoa aspaldikoa du espainiak eta aspaldi erabaki zuen gainera nola konpondu batzuetan azenarioa eta beti makila nafarroan

azenarioak eskasak eta gustu gutxikoak biak ere oraindik bete gabe daudenak zenbat aldiz eskatu du parlamentu honek bete dadila gernikako estatutua zenbat aldiz eta zenbat gehiago eskatzeko prest dago gernikako estatutua aspalditik hiltzat emana du askok ez dielako erantzuten herri honen aspirazioei ez dielako erantzuten herri honen beharrei espainiako auzitegi konstituzionalak erabat argi utzi du hori behin eta berriro soberania zatiezina da eta espainolena da

eta eskubide horiek eguneratzekotan espainiako konstituzioaren ardatz nagusiak errespetatuz egin beharko litzateke hau da espainiaren batasun zatiezina

argi asko esanda dago hori dena zuek denok badakizue beraz bukle hori apurtu beharra dago eta hasi beharra dago burujabetzarako

horregatik pentsatzen dugu madrilek betiko lepotik burua ezezkoa emango diola berriz ere hemen erabakitzen denari

eta bere etorkizuna askatasunean erabakitzeko eskubidea duela

ez da aukera bat ezezkoa jasotakoan besoak gurutzatuta gelditzea eta ez denez aukera bat beste bi neurri ere jarri nahiko genituzke martxan horregatik proposatzen dugu eusko jaurlaritzaren lehendakaritzari atxikita

erabaki izeneko euskal autogobernuaren erakundea sortu eta gorpuztea buruan arlo akademikoko pertsona gailen bat izendatuz eta bere lana izango litzateke euskal herriak independente izaten denerako

prest edukitzea eta horrekin batera gaur egun eusko jaurlaritzak munduan duen kanpo harremanetarako sarea indartzea

euskal herria eta euskal herriaren erabakitzeko eskubidea mundu osoko kantzileriarengana eta iritzi sortzaileengana helarazteko gauzak pausuz pausu egiten dira eta hala egitea proposatzen dugu guk ere baina bizitza ez da lineala eta bizitzan egiten duguna ere ez da lineala gure helburua da

euskal herriak independente izateko tresna guztiak prest izan ditzan

esan dut lehen baina ez hemen bakarrik hemen egindako lanak herri honetako eragile askoren babesa beharko duelako

baina baita udal eta diputazioena ere batez ere beharko du herritarrek guri bultzada ematea herritarrek izango dute protagonismoa prozesu honetan herritarren bultzada behar dugu guk legegileok eta gure betebeharra izango da

horregatik autogobernu batzordearen bi dokumentuentzako herritarren babesa eskatuko dugu esan dezatela herritarrek ados dauden euskal herria nazioa dela eta erabakitzeko eskubidea duen eta esan dezatela ados dauden ideia horrekin eta eman diezagutela agindu zehatza

baita madrilen ere hori bi mila hemezortzian egin daitekeela ikusten dugu

estatus politiko berriaren inguruko kontsulta lotestea

buruzko bigarren erreferenduma egingo du brexita dela tarteko puigdemont presidenteak datorren urteko irailerako agindu du miresmena eta inbidia sortzen digute nos producen

ez dago benetako arazorik administrazioaren espediente guztiak publikoak izan daitezen

informazioa administrazioak daukan informazio guztia herritarrena da eta

udal eta diputazioak ere herritar informatuak herritar helduagoak dira eta informatuak egonik errazagoa da erabakiak hartzea gardentasun legea

baina horrekin batera erabakitzeko eskubidea eman behar zaio horregatik gardentasun legearekin batera kontsulta lege bat ere ekarriko dugu parlamentu honetara

udal mailan herrien mailan edo araba bizkaia eta gipuzkoan oraindik ez daukagu eta euskal herri osoan egiteko eskumenik eta kontsulten legearekin batera

zabalduko dizkie gizarte eragileei beraiek ere honen kontrola egiteko aukera

herritarrek jarri gaituzte hemen eta herritarrentzat ezezik herritarrekin egin behar dugu lana ni iritsi berria naiz mundu honetara ongi dakizue guztiok eta

parlamentuko kide honetako baino askoz ere modu naturalagoan eztabaidatzen ari direla aspaldiko urteetan askoz ere modu normalagoan

sin descanso lehendakari andrea parlamentuko kideok gaur hona bildu zareten gonbidatu guztiok euskal herriak aurrera egin beharra dauka etorkizuna irabazi ezin ditugu beste lau urte galdu urte

daramatzagulako ez atzera eta ez aurrera eta argi esan behar diogu munduari euskal herriak izan nahi duela geure buruaren jabe izan nahi dugula eta euskal herria bildu dela horren berme bakarra eta hitza ematen dizuet kemen eta indarrez arituko garela helburu horiek lortu arte hobeto bizi nahi dugulako ez dugulako

uztarripean bizi nahi hemen gaude

posible dela baita isildu nahi izan gaituztenentzat ere denok gara mundu eta horregatik diogu

irribarre bat zabalduz lau haizeetara irri eginez

hauek eta ongi laburbiltzen dute maila handi batean esan nahi izan dizuedana

gure eskuak zabaltzen dizkizuegu hasieran esan dizuegun bezala hasieran esan genizuen bezala eta gero errepikatuko dizuegun bezala

gauza bera esan nahi diet euskal herriko eragile sozial eta sindikal guztiei gauza bera esan nahi diet emakumeei gizonei herritar orori esan nahi diet

eskuak zabalik daudela beste kultura bat eskaintzen ari garela herri justu eta aurreratuago bat egiteko ederra da eta

guztioi eskerrik asko iriarte andrea

gehienez laurogeita hamar minutuz lehendakari jauna zurea da hitza

legebiltzar buru andrea legebiltzarkideok sailburuok

lehiakide zaren iriarte andrea egun on aurten laurogei urte betetzen dira lehen eusko jaurlaritza abian jarri zenetik

garai zail haietan konpromisoa elkartasuna

etorkizunari begira eratu zen eusko jaurlaritza eredubat da guretzat akordioa anitza izan zuen oinarri

pertsona ardatz hartu eta gizarte orekaren aldeko konpromisoa erakutsi zuen gaur agirre lehendakariaren jaurlaritza gogoan bere balioak gure egiten ditugu legealdi berri honen hasieran inbestidura saio honetan aditzera emango dut zein helburu

euskadirentzat bi mila hogeia urteari begira nire konpromiso politikoaren oinarrizko ildoak aurkeztuko ditut legebiltzar honen babesa

giza garapena gizarteratzea berdintasuna eta kalitatezko zerbitzu publikoak eskaintzea

ekonomiaren suspertzea eta jasangarritasuna bermatzea bizikidetza eta giza eskubideak sustatzea eta euskadirentzat autogobernu gehiago eta hobea lortzea lehentasuna orain arteko berbera da hazkunde ekonomikoa eta enplegu sorrera bermatzea

onak izaten jarraitzen dute baina oraindik ere krisiaren ondorioak nozitzen ari gara

hazkunde ekonomikoari eustea eta enplegu gehiago eta kalitate hobekoa sortzea da ongizatea bermatzeko biderik onena lau urte hauetan zehar

bai jaurlaritzak konpromiso bat izan dugula gizarte politikekin eta zerbitzu publikoekin kohesioaren eta bizi kalitatearen berme diren aldetik

eutsi egiten diot politika publikoen jasangarritasunarekiko dudan konpromisoari bai baitakit

bene benetan gizarte politikarik onena eraginkorrena lau urte hauetan zehar berretsi egin da euskadin bakea

orain gizartea elkartzen eta ehuntzen jarraitu behar dugu

jauzi bat egin behar dugu benetako bizikidetzara bakearekiko eta giza eskubideekiko konpromisoa oinarritutako kultura baten

autogobernua funtsezko elementua da euskadiren erakundetzean azken hamarkadetan lortutako ongizate maila ulertzeko ezinbesteko osagaia izan da

legebiltzar honek islatzen duen heinean autogobernuaren alde egiteko eta etorkizunerako beste esparru politiko bat bilatzeko erakunde nagusia da eusko jaurlaritzak eta legebiltzarrak elkarrekin lan egin behar dugu erronka honi aurre egiteko printzipio demokratikoa eta legezkotasunaren printzipioa uztartzen

erakundeen egonkortasuna eta gobernagarritasuna bermatzea gure herriak aurrera egiteko behar duen konfiantza eta ziurtasuna sortzea

euskadik erakutsi du gai dela akordio politikoak akordio instituzionalak eta akordio publiko pribatuak

ondo dakigu zeinen konplexua eta zenbat zailtasunekoa den gure ingurua estatua europa eta agertoki globala euskadik eutsi egin behar dio akordio eta elkarlan izaerari aurrera egiten jarraitzeko eta etorkizuna

euskadi bide onetik doa hiru hileko bilakaera ekonomikoari buruzko datuak positiboak dira eta finkatzen ari da euskadin etengabeko enplegu sorkuntza eusko jaurlaritzak duela gutxi ezagutzera eman du hazkundeari buruzko datuak egun euskal ekonomia hiruko hazkundera iritsi da eta datorren urtean ere hazten jarraituko dugu oso garrantzitsua da hazkundea sustatzea hori baita enplegu sorkuntza bermatzeko eta sortutako enpleguaren baldintzak hobetzeko bidea hazkundea izan dugu hamaika hiru hilekotan jarraian

langabezia ehuneko hamaretik beherakoa izatea eta kontratazio baldintzak hobetzea nabarmendu beharrekoa da euskal ekonomiaren hazkundea

euskal industriaren jarduera areagotu izanaren ondorio dela esan dudan bezala haztea eta enplegua sortzea da gizarte politikarik onena

euskadik aurre egiten diola oinarrizko zerbitzu publikoak eta gizarte politikak bermatzeko erronkari ongizate gizartearen oinarrizko euskarriak dira

datozen urteetan berriro diot gure ideietan eta konpromisoan kontzeptu nagusi hau dago aterako gara

baina batera aterako gara gizarte kohesionatu bat bezala

erakunde arkitektura fidagarri eta arduratsu batetik erantzuten diogu erronkari sinetsita gaude hau dela bidea politika publikoen jasangarritasuna bermatzeko

eta euskadin inbertitzen laguntzeko funtsezko aktiboa

baina hainbat gairi aurre egin behar diogu jaurlaritzatik baita gizartetik ere ezagutzen ditut eta onartzen gizartearen premiak

ez da nahikoa garrantzitsuena da pixkanaka pixkanaka sustatzen ari den hazkunde honi eustea denboran aurrera egin ahala

jasangarritasuna bermatzea politika publikoen jasangarritasunaren erronkari egin behar diogu aurre hobetu egin behar dugu halaber

berrikuntzaren eremuan aurrera egin behar dugu baita ere berdintasun politiketan aukerak eskaini behar dizkiegu euskadiko gazteei

gai horien guztien inguruan euskal gizartearen zati handi batek jarri du konfiantza iragan irailean aurkeztu genituen politiketan gaur datozen lau urteetako eusko jaurlaritzaren oinarrizko konpromisoetako batzuk helarazi nahi dizkizuet enplegua da gure lehentasun sozial nagusia

txanpon beraren bi aldeak dira herri baten erronka da hau

bere gain hartzen du erantzukizuna gure gaitasun eta baliabide guztiak erabili behar ditugu enplegu politiketan horregatik enplegu plan berri bat agintzen dugu gazteen enpleguaren alde egiteko hainbat neurri zehatz barne hartuko dituena lehentasuna emango diogu laneratzeari eta horretarako

erakunde publikoekin elkarlanean prestakuntza duala sustatuko dugu

indartu egingo dugu enpresa txiki eta ertainei baita autonomoei ere ematen zaien laguntza tokiko merkataritza finkatzeko neurriak zabalduko ditugu

sektore indartsua baita hori enplegua sortzeko jakin badakigu gizarte moderno eta aurreratu batean enpresek sortzen dutela enplegua horregatik

eta gure ekonomia etorkizuneko erronketara egokitu behar dugu ildo horretatik txanponaren beste alderdia osagarria ekonomiaren suspertzearen alde egitea da inbertsioan

nazioartekotzean eta industrian jardutearen alde egitea dagokigu bat gatoz helburu honekin langabeziak ehuneko hamaretik behera jaitsi behar du bat gatoz halaber honekin

aukera bat eskaini behar zaie eta kontratazioaren kalitatea hobetu behar da horretarako negoziazio kolektiboa eta itun soziala bultzatuko ditugu honekin batera lanbide

modernizatzeko konpromisoa hartu dugu kudeaketa eredu berri bat planteatzen dugu enplegu politika aktiboak lehentasun izango duten

hazkundea sustatzen dugu eta hazkunde jasangarria bultzatuko dugu euskadik parte hartu du

konpromiso hau hartu dugu ehuneko hogeia gutxitzea berotegi efektuko gasen isuria euskadiren garapenak orekatua eta jasangarria izan behar du

jarraibide horien bidez batetik gure lurraldearen etorkizuna planifikatuko dugu eta bestetik zainduko dugu gure jarduerek oreka bermatzea eta jarduera horiek jasangarritasun irizpideen arabera egitea

euskal hiriburuen integrazioaren aldeko apustua da gurea euskal hiria kontzeptuaren aldekoa

hauek izango dira gure ingurumen politikaren helburuak klima aldaketaren aurkako politikak euskadiren trantsizio energetikoa

aitaren etxea defendatuko dugu gure etxea euskal lurraldea da horregatik ingurumenaren aldetik ere zaintzeko eta defendatzeko konpromisoa daukagu

horiek beharrezkoak baitira euskadirentzat eta herritarrentzat garraio publikoaren eta mugikortasun jasangarriaren alde egingo dugu hau da

inbertitu egin behar dugu horietan halaber gure trenbide sarea hobetu eta handitu behar dugu garrantzitsua da era berean

konpromiso handia izan behar dugu abiadura handiko trena abian jartzearekin atzerapen urte bakoitzeko

hiriburuen arteko lankidetzari eta gure gaitasun logistikoari murriztu egiten da europarekin lotzeko dugun beharra kudeaketa arduratsua

lanean jarraituko dugu hazteko eta enplegua sortzeko gizarte politikei eta oinarrizko zerbitzuei eusteko lurraldea garatzeko eta hartara euskadiren ongizateari eta lehiakortasunari laguntzeko hori bai eutsi egingo diogu egonkortasun ekonomikoaren kudeaketan

baliabide publikoen kudeaketan arduratsuak izan behar dugu hori baita gure ekonomia eta aurrekontu kulturaren nortasun ikurra

defizitaz eta sor publikoaz baliatzeak arrisku bat dakar epe ertainera euskadik

lehengo astean sor publikoa tasa negatiboekin lortzen erakutsi dugu eutsi egingo diogu politika publikoekiko konpromiso zorrotzari

ezinbestekoa da erakunde arteko kooperazioa finantzen euskal kontseiluaren esparruan foro horretan foru aldundiekin eta udalekin batera

aurka egitea bultzatzeko eta egungo euskal esparru fiskala ebaluatzeko hau ere gure programaren lehentasun bat da

aurreikusita dago datozen urteetan langile publiko askok hartuko dutela erretiroa

aurre egin behar diogun beste erronka bati gizonen eta emakumeen arteko aukera berdintasunari karrera profesionala erraztuko dugu batik bat

euren bizitza profesionalaren zati bat eten behar izaten baitute familia konpromisoak direla eta honekin batera berdintasun plana kudeatzen jarraituko dugu honen bidez bereziki indarkeriaren aurkako politika integral bat garatzen

eta etengabe egokituko du bere burua eskakizun berrietara

datuak herritarrentzat eskuragarri jartzea kudeaketa publikoari buruzko kontuak ematea

kalitate demokratiko handiago baterako tresna gisa kudeaketa eraginkor batek hartzea eskatzen du gaur konpromisoa hartzen dugu bi mila hamazazpiko lehen hilabetetan kudeaketa publiko eraginkor baterako oinarrizko lau dokumentuak aurkezteko bi mila hamazazpiko aurrekontua

legegintza egutegiaren aurrerapena eta enplegua sustatzeko eta ekonomia suspertzeko bi mila hogei plan berria hori da bidea

y así lo propiciaremos desde la acción del gobierno euskadik behin betiko bakea eta bizikidetza lortu behar ditu

bakean bizi izan gara bost urte hauetan zehar bizikidetzaren arloan pauso handiak eman dira eta eztabaida politikoa normalizatu da

biktimekin elkartu baikara eta guztiak biktima gisa aitortu baititugu gogora institutoa sortu da adostasun maila handiarekin sortu ere

handia izan da baina oraindik ere badago zer egin lehen lehenik hauxe egin behar da

eta desegin egin behar du desagertu egin behar du berriro ere errealitate sozial eta politikoa

bestela zapuztuta geldituko da etaren jardunari behin betiko amaiera ematea eta modu ordenatu batean egitea

era berean uste dugu beste espetxe politika baten beharra dagoela garai berri honekin bat datorren espetxe politika baten beharra

eta halaxe egiten jarraituko dut eusko jaurlaritzak legegintzaldi berri honetan izango duen lan eremu nagusia bizikidetza

bizikidetzan aurrera egin nahi dugu halaber sendotu egin nahi dugu bakearen eta giza eskubideen kulturarekiko konpromisoa hartu duen euskal gizartea

autogobernua euskal gizartearen garapen politiko eta sozialaren giltzarria da legebiltzar honen aurrean nabarmendu dut gauza asko aurreratu dugula euskadiren erakundetzean euskal autogobernuaren bidez

bide eman digu euskadiren historian zehar ezagututako garapen kohesio eta ongizate mailarik handiena lortzeko

uste dut funtsezkoa izan dela autogobernuaren jardute eraginkor arduratsua nolanahi ere legebiltzar honen aurrean aditzera eman dut baita ere oso kezkatuta nagoela espainiako gobernuak lau urte hauetan zehar berriro ere zentralizaziora itzultzeko hasi duen

gaur berriz diot oinarri handiko itxaropena dagoela bizikidetzako esparru politiko berri bat lortzeko euskadirentzat itun politiko berri bat lortzeko

hutsetik hasiko aurreko legegintzaldian autogobernuaren batzordearen barruan bide bati ekin zaio aurrera egin nahi dugu aurrera egin dezakegu eta aurrera egin behar dugu

eta proposatuko dugu berriro ere autogobernuaren batzordea eratzea

gernikako estatutua defendatuko dugu hura osorik bete dadin lan egingo dugu euskadirentzat akordio politiko berri bat lortzeko eta estatuari itun bat proposatzeko ere baliatuko dugu foroa

hauxe da gure konpromisoa prozesu bat sustatu eta garatu behar dugu ahalik eta erabakitasun handienarekin legegintzaldi honetan

beharrezkoa izaki ahalik eta adostasun handiena lortu behar dugulakoan gaude helburua baita batetik

autogobernuaren bidez aniztasuna aurrerapena eta herritarren ongizatea lortzea honaino gure proiektuaren nagusiak aurkeztu ditut ondoren lau erronka orokorrak nabarmendu nahi ditut herrialde erronkak dira kolektiboki

gure etorkizuna baitago jokoan bat hezkuntza ituna gizarte bat osatzen duten pertsonen hezkuntza prestakuntza eta gaitasunak funtsezkoak dira pertsona horien guztien garapenerako euskadi erreferente bat da europan eta halakotzat aitortua izan da euskadik betetzen ditu jada europan

nolanahi ere erronka garrantzitsu asko ditugu oraindik hezkuntzaren kalitatea etengabe hobetzea

eta unibertsitatean ere aplikatzea unibertsitatearen nazioarteko izaera areagotzea prestakuntzaren eta enpresaren arteko lotura hobetzea

atxikitzea eta berreskuratzea zientziaren teknologiaren eta berrikuntzaren alde egitea gizarte batek gizarte aurreratua izan nahi badu ekonomia aurreratu bat eduki nahi badu hezkuntza sistema aurreratu batean oinarritu behar du bi

eta gazteriaren aldeko apustua konpromiso kolektibo bat daukagu gizartea gaztetuko bada jaiotze tasak gora egin behar du eta familiei laguntzeko politikak bultzatu behar dira gure piramide demografikoa desorekatuta dago eta

horrek arriskuan jartzen du ongizate sistemaren jasangarritasuna eta galga bat da gure hazkunde eta garapenarentzat horregatik kolektiboki heldu behar diegu familiari jaiotze tasari

eta zahartzeari buruzko politikei arlo honetan lehentasun bat izango dira gazteei zuzendutako politika sustatzea eta areagotzea hiru euskadiren berrikuntza

informazioaren eta teknologiaren gizarteari aurre egitea erronka bat da euskadirentzat arlo guztietan jorratu behar dugu berrikuntzaren kultura berria

erakundeetan zientzian eta teknologian industriaren eremuan

bestetik administrazioaren merkataritzaren prestakuntzaren eta oro har gizartearen digitalizazioa erraztu behar dugu

lau herri baten proiektu partekatua une erabakigarria da hau euskadiren etorkizunerako

garrantzitsua da ikuspegi partekatu bat izatea erronkei buruz eta hartu behar dugun bideari buruz herri baten proiektuaz ari gara

partekatu egin behar dugu eta partekatu egin behar ditugu helburuak baita horretara heltzeko bideak ere gizartearekin enpresarekin eta gure herriko erakunde nagusiekin bat egiten duen proiektua izan behar da

etorkizunari eta mundu globalari begiratzen dion estrategia bat bultzatu behar dugu argi dago egun

gaitasun handia baitu erronka globalari aurre hartzeko enpresek ezagutza sendoa dute euren nazioartekotzeari buruz

enpresa horien kanpo dimentsioa berme bat da etorkizunean euskadin egon daitezen euskadi ekonomiaren eremutik zabaldu behar da

horrela da hori baina erakundeen aitzindaritzarekin unibertsitate elkarte eta profesionaletatik ere zabalkunde hori sustatu behar dugu

esparru global berrian egoteko eta eragina izateko gaitasuna da hori euskadi basque country

etorkizunera eta mundu globalera begiratzen duena europara begira ere bagaude haren eraikuntzan parte hartzen baitugu plataforma sendo baten bidez

euro eskualdearen proiektuaren bidez proiektu hori sendotu egingo dugu gainera nafarroako foru komunitatearen parte hartze aktibo berriarekin

nire konpromisoen berri eman nahi dut zuen guztion eta euskal gizartearen aurrean une garrantzitsu batean gaude aldaketen eta zalantzen garai batean zailtasun eta premia baina zalantzarik gabe aukera garaia da gure herriarentzat ohore bat izan da euskal gizartea ordezkatzea gogotik

ohore bat litzateke niretzat euskal gizartearen balioak ordezkatzen jarraitzea legebiltzar honen aurrera ekarri dut une

beharrezkotzat jotzen dudan proiektua proiektu irekia elkarlanari irekia elkarlanaren bidez arrakastaz

euskal gizartearen beharrei eta etorkizunari espiritu hori ezinbestekoa dugu bi mila hogei urteari begira herri gisa ditugun helburuak gainditzeko

euskadi munduko lehendabiziko hiru postuetan kokatzea pobreziaren tasa ehuneko hogeian murriztea langabeziaren tasa murriztea

bakea eta bizikidetza behin betiko finkatzea estatutu ituna eguneratzeko esparru berri bat itzartzea

lehendakari izateko konpromisoarekin ilusioarekin eta erantzukizunarekin egingo diot aurre etapa berri honi nire aldetik bermatuta daude errealismoa egia eta lana

ilusio berrituarekin nator ezinbestekoa da zure herriaren etorkizun hobe batean sinestea helburu hori lortzea ahalbidetuko duen lanari heltzeko

konpromisoa eskaintzen dut konfiantza osoarekin eta ilusio biziz onartzen dut lehendakari izateko eta eusko jaurlaritza berria osatzeko erronka

zuen lana eta ahalegin guztia eskaini duzue lan talde eraginkor bat osatu duzue eta gure herriaren alde dena eman duzue beti lanerako prest aurrera egiten dugu lanerako prest gaude eta prest baita ere elkarrizketaren eta adostasunaren bidea jorratzen jarraitzeko eskerrik asko

mesedez mesedez isiltasuna eskerrik asko

puntu honetara iritsita etenda gelditzen da osoko bilkura